eseri bakoitza zuen eserlekuetan eta isiltasuna mesedez gai zerrendako puntu bakarra

urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena aurreko urteetako

eztabaida egiteko erabiliko den prozedura lehenengo taldeen lehen txanda egingo da hogeita hamar minutukoa txikitik handira

irizpenari buruz bai eta zuzenketarik erreserbatu badute zer arrazoi eduki dituzten erreserbatzeko erantzuteko txanda hamar minutukoa izango da eztabaida bukatuta partidei egindako zuzenketarik direnak bozkatuko dira taldeen arabera bilduta nolanahi ere talderen batek eskatzen badu zuzenketaren bat bozkatzea hala egingo da gero aurrekontuaren gastuen laburpenak jasotzen dituzten laukiak bozkatuko dira batzordeko eztabaidan onetsi diren aldaketak sartuta artikuluei egindako zuzenketei dagokienez horiek ere legebiltzar taldeen arabera

gero zuzenketak erreserbatu zaizkien artikuluak jarriko dira bototara eta azkenik irizpeneko gainerako artikuluak eta legearen izena bozkatuko dira azalpen hauek eginda eztabaidari ekingo diogu mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza mesedez

necesitan aurrekontu hauek kontserbadoreak eta kontinuistak dira murrizketa sozialak finkatzen dituzte lehentasunak gaizki

euskal herritarren arazoa konpontzeko ez dute balio eta milaka herritarren pobrezia eta prekarietatea ahazten dute este proyecto

un bledo como a continuación explicaré eajren eta alderdi sozialistaren arteko akordioa porrot handia izan da

osasuna eta hezkuntzarako enplegua sortzeko enplegu duina eta kalitatezkoa inbertsio produktiboak martxan jartzeko laguntza

lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok egun on hasteko

besarkada bero bat bidaliz hasi nahiko nuke beraien mina eta atsekabea gurea da ere baina indartsuagoa da uzten digun oroitzapen ezabaezina agur eta ohore aitziber gaur

dagokigu burutzea aurrekontu batzuk ez dira hobe edo gaizkiago egindako zenbaki batzuen batuketa errealitate zehatz batean eta herri baten aurrean gobernu baten ekimena neurtzen dute eta gaur beste behin ere hemen ikusiko duguna eredu kontinuista baten aldeko hautua izango da gure herrian errealitate krudelean bizi direnei inongo irtenbiderik eskainiz

bozkekin onartuko dituen aurrekontuekin mezu argia helarazten dio gizarteari gezurra da guztiok irtengo garela krisia deitzen zaion iruzur honetatik batzuk

zein den jakinda ere eh bildutik eztabaida hau aprobetxatu nahi dugu gure emendakinen defentsarekin agerian uzteko gastuetan lehentasunak ezarriz posible dela inor ez baztertzea

guztientzako gobernatzea posiblea dela marcos subkomandanteak zion bezala denontzat dena para todas todo jaun andreok izan zintzo egia da estatuaren inposaketa jakinak izan dituzuela

ilegitimoa den zorra ordaintzea baina hala ere aurrekontu kontinuista batzuk egin dituzue murrizketez josita inora eramaten ez gaituzten

milaka pertsona bazterrean uzten dituzuen arren hori da zenbakiek ezkutuan gordetzen duten errealitatea errealitate dramatikoa

argi dago ezberdintasunaren bilakaera oso kezkagarria dela

azken bi urte hauetan bizkortu egiten ari da eta eragina txiroena den populazioan agertzen ari da bi mila zortzitik hona hau da krisian gauden sei urte luze hauetan populazioaren ehuneko hamar txiroarenaren diru sarrerak hamairu puntutan erori da aldiz

ia bi puntutan igo da pobreak pobreago aberatsak aberatsago testuinguru honetan non daude jaurlaritzak bideratu beharreko politika birbanatzaileak ahaztu gabe

gure babes sistematik kanpo dauden pertsonen kopuru oso altua da

eta datuek esaten duten bezala pobreziaren arriskuan bizi diren hamar pertsonetatik hiru

horra hor gobernuaren benetako erronka aurrekontu hauetan konpontzen ez dena inolaz ere nos comparamos con españa

lau egun hemen gasteizen benetako politika industriala eskatzeko erakundeei bai eta enpleguen oinarritutako industria estrategia bat abian jartzeko ere

gehiengo sindikalak deituta eta ixtear dauden hamasei enpresetako langile batzordeek babestutako mobilizazioa

ts fundiciones bionor cegasa orozco castimetal eta servimás enpresetako ordezkariak izan ziren bertan azken orduan batu ziren aguraingo sapen lantegiko langileak ere

berriki jakin ondoren hau guztia gertatzen ari da elite politikoa urkullu lehendakaria buru dela

enpleguaren sorreraz eta hobekuntzaz hitz egiten ari den bitartean titular handi horiek helburu bakarra dute gizarteak bizi duen errealitatea ezkutatzea eusko jaurlaritzaren industria planaren gabezia begi bistakoa da

ala ez dirulaguntzak enpresa ezberdinei nola banatzen diren salatu izan dugu eta uste dugu aldaketa sakonak egin behar direla irizpide eta prozeduran

benetako politika industriala desindustralizazioari aurre egiteko estrategia bat lanpostuei

duena beharrezkoa dugu sektore publikoaren aldetik inbertsioa

langileak babesten dituen enplegu eta politika industriala posible eta beharrezkoa delako

jaurlaritzaren lehentasunak eta eh bildurenak aurrekontu egitasmoa

eta puntu honetara iritsita kezka handia sortzen digu egiaztatzeak gizarteak bizi duen egoera latz honetan betiko politikoei iraganeko politikoei eustea erabaki duzuela erabaki politikoa delako erabaki kontziente delako zuek hartutakoa eta puntu honetara iritsita eh bilduk murrizketarik gabeko norabidean doazen aurrekontuak adosteko egindako eskaintzaren aurrean izan duzuen jarrera pasiboa eta arduragabea deitoratu behar dugu

baieztatu zuen aurrekoan halabeharrez madrilen menpe bizi garelako esan duzu eta ez dugu ikusi ez dugu sumatu eta ez dugu sumatzen menpekotasun horri aurre egiteko ganorarik kontrakoa baizik etsipena

justiziaz amodioaz eta bakeaz eta eh bilduk argi dauka euskal herriak madriletik horrelakorik ez duela jasoko argi daukagu eaj aldiz galduta dabil eta behin eta berriz doa moncloara rajoy gorteatzera noiz arte jarrera horrekin

ezin gaindituz gabiltza berdin du zein izan gaia oraingoan aurrekontuak argi dugu hauek guk nahiko genituzkeen aurrekontuetatik oso oso

pertsona asko kale gorrian geratuko direla baina azkeneko aukera bat duzue bai aurrekoan zintzotasuna eskatzen zenigun eta oraingo honetan

osoz azkeneko aukera bat luzatzen dizuegu benetan aukera egingarria dena eta zuen esku dagoena íbamos a ser sinceros

amaieratik hasiko naiz eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on guztioi lehendakari egun on sailburuok azkenetik hasiko naiz eta gero harira joango naiz

euzko alderdi jeltzaleak egindako bidea da mila bederatziehun eta laurogeita hamarean legebiltzar honetan orain zuek ekarri izan dozuena legealdi honetan

bi mila bostean hemengo lehendakari bat ibarretxe lehendakaria madrilera joan zan estatuto politiko barria euskadirako defendatzera bi mila bostean orain dela bederatzi urte

erkoreka jaunak madrilen konstituzioan autodeterminazioaren legea autodeterminazioko eskubidea sartzea

bide hori euzko alderdi jeltzaleak egindako bidea da urtetan eta urtetan orain

abertzaletasunaren bidetik euzko alderdi jeltzaleari nondik norakoa izan behar dan nondik nora joan behar dan esaten

eta pertsonen artean beharrizan handienak dabezanak eta behin horregatik jasotzen ditugu batzuetan beste alderdi politiko batzuen kritikak larregi laguntzen da larregi gastu sozialerako hamar mila seiehun eta hogeita hemeretzi milioirekin

aurrekontua izan da ahal izan danik eta errealena eta sozialena

gastu soziala indartzea bilatzen duena jarduera ekonomikoa suspertzea bilatzen duena lana sortu daiten eta gure herrian

euskadi pertsona helburu euskadi helburu eta guk badakigu ondo be gure legebiltzar taldea eta jaurlaritzak ez daukagula gehiengo nahikoa lege ekimen ezberdinak eta kasu honetan

guk badakigu hori eta hamaika aldiz entzun izango zenduen guztiok bai gure legebiltzar taldearen ordezkarien ahotan berbetan

bai lehendakariaren berbetan bai jaurlaritzako beste kideen berbetan akordioak bilatu behar doguzala adostasunak behar doguzala aurrera egiteko

galdera da zergatik ez da beste alderdien adostasuna lortu talde txikienetik hasita abiatuko dut planteatzen dan gogoeta hori upydren kasuan ezinezkoa da

adostasun esparru bat aurkitzea behin eta berriro esan dugu

centralizar zuk defendatzen duzu proposamen hori sutsu legebiltzar honetan

hori defendatzen du eta defentsa horretan horren kontra ikusten du euzko alderdi jeltzalea

horregatik zuk behin eta berriro harriak botatzen dituzu euzko alderdi jeltzalearen kontra porque sabe

diruak eta kudeaketak behar den moduan egiten gu euzko alderdi jeltzalean

defendatzen duzu baina gauza bat ahaztu egiten duzu euskadi herri txiki bat dela

denok ezagutzen garela eta hemen denok dakigula guretariko bakoitza zelan bizi den ze bizi modu daukan

hori da eta zuk hori ahaztu egiten duzu herritarrek badakite zein zintzo eta langile garen edo zein hipokrita eta bizizale garen

horregatik maneiro jauna pozez beterik diotsut zure ahalegin guztia porrot

herri honetan jendea ezagutzen dituelako ekintzak eta baloratzen dituelako hitzak baino gehiago zergatik ez da posible izan alderdi popularrarekin adostea por dos cuestiones

zergatik ez dugu bildurekin adostasun hori lortu gaur zuk esan duzu matute jauna les mostramos una vez más nuestra disposición

han querido visualizar que es así baina arazo bat dago larria hori benetan agertzeko eta da ez duzuela zuen kulturan barneratu ez duzuela zuen kulturan barneratu esaten duzue zuen ustez herritarrek entzun gura dutena baina barneratu barik orduan zer gertatu izan zen hemen politika orokorreko eztabaidan urkullu lehendakariak

adostasunerako eta akordiorako borondatea agertu zizuen eta orduan arraiz jauna hemen eh bilduren bozeramaile lanetan

aurrerantz egiteko bide horretan baliteke zuek pentsatzea gobernuak ez zuela guante hori hartuko eta hartu zuen esan zuen bai prest gaude bide horretatik joan gaitezen

deseroso egon zineten zeren eta benetan ez zenuten ezelango akordiorik

orduan antzezpen lan honek bi fase izan ditu bata jendearen aurrean agertzeko hurbiltze prozesu faltsu bat eta bigarrena zuen borondatearekin bat egiteko urruntze prozesu bat

berriro bueltatu zarete gastu erreferentziatzat bi mila hamabiko aurrekontua hartzera jakinda zuek dakizuen moduan

berriro bueltatu zarete zuk planteatutako zatikako zuzenketetan egiten dituzuen gastu proposamenean finantzatzeko

hori finantzatzeko hirurehun eta berrogeita hamar milioiak hartzen

hirurehun eta berrogeita hamar milioi zuen zuzenketetan hortik kenduta ondo baino hobeto dakizuenean

prentsaurreko batean esan zuen moduan horrek ez duala balio zuek

gastu zuzenketak finantzatzeko baina edozein kasutan jarraitzen duzue

borondate zintzorik akordioetara heltzeko ez daukazuelako bigarren

akordiora ez heltzeko gure ustez da oraindik arazoak dituzuela matute jauna arerio politikoagaz harremanak mantentzeko

gobernatzen duzuen lekuan bi bikote izan dituzue adostasunetarako aurrekontuak aurrera ateratzeko

euzko alderdi jeltzalea eta alderdi sozialista orain gutxiesten duzuen alderdi sozialista hain erraza bada gainera zuek esaten duzuena euregaz lortzea zergatik ez duzue lortu zergatik ez duzue lortu

zuok elkarlanerako prest agertzen direnak gutxietsi

oraindik harremanak mantentzeko errespetuan elkarlanean

euskaldunen berba betetzeko pausu batzuk gehiago

eta hirugarren aldetik zergatik ez dugu lortu

duzuelako gure euzko alderdi jeltzaleagaz akordiorik lortu zuen lehentasun politiko nagusia euzko alderdi jeltzalea neutralizatzea delako

neutralizar al partido nacionalista vasco señor matute ez duzue gurekin akordiorik nahi inondik inora zuek duzue esandako

helburu argia euzko alderdi jeltzalearekin ez euzko alderdi jeltzalearen eta bilduren proiektuen distantzia

alderdi batetik bestera bata du hemen eta bestea du hemen irudikatu

hemendik hona zein hemendik hona bai ala ez

zuengana hurbiltzeko eman ditu behin baino gehiagotan borondate argiagaz eta zuok sekula santan ez duzue babestu ez onartu urkullu lehendakariaren aurrekontu bat aurrerantz joatea edo beste leku batzutan euzko alderdi jeltzalea gobernatzen dagoenean aurrekontuak aurrerantz joan daitezen

ez du ahalbidetu gure artean akordioa lortzea gure bozeramaileak egibar jaunak

ezker abertzaleak euzko alderdi jeltzalearekin nahiago du desprestigiatu zulatu hondatu eta suntsitu

y acordar horregatik ez da posible izan aurrekontu akordioa zuen borondatea ez delako zintzoa izan berriro ere amaitzeko zure komentarioari erantzunez esan duzu y volverá el partido nacionalista vasco

behin baino gehiagotan esan dugu gu konparatzen gara gure inguruagaz frantzia

más igualitarios matute jauna lehenengo suedia el país más igualitario eta gero nor euskadi

planteatutako proiektuagaz giza garapen jasangarriaren ereduagaz euskal ereduagaz euskal bideagaz pertsonak lagunduz

gure ostean finlandia países bajos austria hor daukazu

inbertsioak horregatik egiten da ahalegina baina eredua baliagarria da eskerrik asko eskerrik asko gorospe
andrea erantzunen txandara pasatuko gara misto upyd maneiro jauna zurea da hitza

realmente mal gracias eskerrik asko maneiro jauna

eskerrik asko damborenea jauna eh bildu taldearen ordezkaria den matute jauna zurea da hitza

elkarlanerako prest agertzen dena gutxietsi eta bide horretatik ez daukagu nondik nora joan ez da ereduen kontua bakarrik

kontua ere bada señor damborenea

politikan batzuetan bilatzen diren akordioak lortzen dira eta beste batzuetan

lortzen baina gobernatzen jarraitu behar dugu politika egiten jarraitu behar dugu berba egiten jarraitu behar dugu harremana edukitzen jarraitu behar dugu guztion artean gaur posible izan ez dan akordioa

vivan cada vez mejor eta amaitzeko gabon bezperetan gagozenez gure legebiltzar taldearen izenean guztioi opa deutsuedaz

eta gure herriarentzat urte barri on eta baikor bat izan daigula eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

tinbrea joko degu eta aurki bozketan sartuko gera

lehenengo bototara jartzen dira eh bildu taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

ez dira onartu jarraian euskal talde popularrak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hamar bai hirurogeita lau

ondorioz ez dira onartu bototara jartzen dira mistoa upyd taldeak partidei erreserbatutako zuzenketak bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka bat bai hirurogeita lau ez

ez dira onartu zuzenketak bototara jartzen dira gastuen laburpen laukiak batzordeko eztabaidan onetsitako aldaketak sartuta bozkatu ditzakegu

hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da bototara jartzen da euskal talde popularraren

bi bis berria artikulua sortzeko bozkatu dezakegu

hamar bai hirurogeita lau ez bat abstentzio ondorioz ez da onartu bototara jartzen dira batera euskal talde popularren mila hirurehun eta laurogeita bi eta mila hirurehun eta laurogeita lautik

zenbakiak dituzten zuzenketak hainbat artikuluei egindakoak bozkatu ditzakegu

hamar hamalau hamasei hamazazpi hogeita hiru hogeita sei eta bederatzi xedapen gehigarria bozkatu ditzakegu

ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu dira bototara jartzen da eh bildu taldearen mila hirurehun eta laurogeita bat zuzenketa sei xedapen gehigarriari egina

ez da onartu bototara jartzen da irizpenaren sei xedapen gehigarria bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamairu bai hogeita hamabi ez hamar abstentzio ondorioz onartuta geratu da

bototara jartzen dira batera zuzenketarik ez duten irizpideko gainerako artikuluak hau da battik bederatzira hamaikatik hamairura hamabosta hemezortzitik

hogeita laua hogeita bosta hogeita zazpitik hogeita hamairura era berean

zortzia hamara hamaikagarrena eta hamabia azken xedapenetako

hirugarrena eta laugarrena eranskinak eta legearen izena

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamairu bai hogeita hamabi ez hamar abstentzio ondorioz onetsita geratzen da euskadiko

urterako aurrekontu orokorraren legea jarraian boto azalpena alderdi sozialistaren ordezkaria den pastor jaunak dauka hitza

gai zerrenda amaitu denez osoko bilkura ere amaitutzat ematen dut bai eta eguberri on guztioi